gai zerrendako lehenengo puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena

lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

irizpena aurkezteko hitz egin nahi du denak bai

talde popularreko ordezkaria den sémper jaunak du hitza

eskerrik asko sémper jauna talde sozialistaren ordezkaria den idoia mendiak dauka hitza

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu jauna eta egun sailburu eta lehendakari jauna aprobamos hoy la

mintegi andreak du hitza egun on legebiltzarburu jauna
lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on hemen esan den bezalaxe gaur

adostasun maila ikaragarri altua lortu da eta alde horretatik nik eskertu nahi dut bereziki idoia mendiak egin duen lana esfortzu ikaragarri handia egin duelako hain zuzen ere integratzeko

genituen zuzenketak ekarpenak edo ñabardurak eta esfortzu hori eskertu nahi diot publikoki

adostasun maila handira heltzea helburuak konpartitu egiten direnean kasu honetan gure helburua zen

ez uztea ez ustelkeriarako eta ez zerbitzu publikoa modu okerrean edo modu desegokian egiteko eta

eta konpartitzen genuen gune itsurik ez uztea inon beraz arazoa ikusten da bestelako helburuak

izan behar dela herritarren ongizatea

izan behar dela gizarte hobeago bat egitea justuagoa askeagoa eta helburu hori konpartitu ezkero askoz ere errazagoa

kasu honetan guk konpartitu dugun helburua izan da alde batetik politikarien portaera etikoa bermatzea arauen bidez

ez litzateke beharrezkoa izan behar arauak ipintzea politikarien portaera

eta beste alde batetik bateraezintasunak erregulatzea edo zuzentzea eta beraz gure ahalegina izan da zerbitzu hobeago bat ematea eta argi uztea hemen gauden ordezkariak ez garela ordezkoak hau da ez dugu ordez egiten

baina ez ditugu sustituitzen edo beraien partaidetza beraien zeregina

egiteagatik beraz alde horretatik gure buruak zoriondu eta errepikatu lehen aipatu dudan ideia helburu bera bagenu eta helburua balitz guztiona euskal herri hobea justuagoa eta askeagoa egitea

errazagoa izango litzateke legebiltzar honetan daukagun lana eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea ondoren euzko

bai eskerrik asko presidente orde jauna lehendakaria sailburuok legebiltzar kideok

nire aurretik berba egin duten bozeramaileek aitortu duten moduan gaurkoan onartuko dugun legea aurrerapauso garrantzitsua da aurrerapauso garrantzitsua da lege honek lagunduko digulako herritarren konfidantza berreskuratzen oso inozoa izango nintzateke banu politikagintzak dituen gaitz guztien sendagarria lege honen eskutik etorriko dela

balioan jarriz lantaldean izan dugun lan egiteko giroa nire aurretik berba egin duzuen bozeramaileok ere hori balioan jarri nahi duzue

lortu dugun adostasun zabala zuekin bat egiten dut esaten duzuenean lege ona lortu dugula gure taldeak ere horrela ikusten du eta

adostasun espiritu hori beste esparru batzuetara
zabaltzera besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

ondoren erreserbatutako zuzenketa guztiak batera defendatzeko euskal herria bildu taldearen ordezkariak dauka hitza mintegi andrea zurea da hitza

bai egun on berriro ere lehen esan bezala eta
bozeramale guztiek edo ponentzian edo lantaldeak egon garen guztiok esan dugun bezala

adostasun maila handia egon da eta guk aurkeztutako zuzenketatik

integratu izan dira diktamenean hain zuzen ere guk planteatzen genuen partaidetza gehiago sustatu behar zela planteatzen genuen

planteatzen genuen lanaren erantzukizuna eduki behar duela kargu publikoak eta babestu behar duela ustelkeria ikertzeko sortuko litzatekeen edozein ikerketa batzorde bai ustelkeria eta bai influentzia trafikoa ikertzeko

gure ustez ere eta sartzekoa zen eta nola edo hala integratu da bestearekiko duintasuna bestearekiko errespetua hau da arerioa ez dela etsaia eta lizitoa da jarduera politikoan kritika baina

bestearekiko iraina edo erasoa eraso fisiko eta pertsonala batez ere

hori ere nola edo hala integratu da esaten dudan moduan esfortzu handia egin da erdibidekoak lortzeko eta behin eta berriz erredaktatu izan dira testuak hain zuzen ere mundu guztiak ikusteko islatuta bere burua azkenengo erredakzioan eta

elkarrizketa kultura bat eraiki behar dela eta bestearekiko begirunea eta hori ere integratu izan da testuan zer ez da integratu eta zer mantendu dugu bi zuzenketa dira hiru kontuan hartuta horietariko batek eskatzen zuela

gehigarri bat bata atzera bota zen lantaldean ulertzen dut zergatik bota zen atzera baina hala ere erabaki dugu mantentzea hain zuzen ere planteatzen genuelako legebiltzar honek aurretik ere

eta zera da guk kargu publikook eduki behar dugula edozein langile publikoren egoera bera eta hori

kotizatzeari eta halako erregimen normala izateari

horri ezetza emateko argudioa izan zen hori beste nonbait jasoko dela eta seguruen administrazio publikoaren legean jasoko da baina ez dugu soberan ikusi hain zuzen ere lege honetan

indartzeko oso inportantea dela kargu publikoak izatea edozein

laboral berberak eta beraz egoera berberak horregatik mantendu izan dugu neurri batean sinbolikoa da baina

galtzeko eskaera hori eta bizirik mantentzeko

bigarren zuzenketa zen onartu ez dena eta gure ustez

eta defendatu egiten dugu lantaldeak erabaki du posiblea dela konpatibilizatzea edo

goi kargua hau da zinegotzia izan zaitezke herriak baldin baditu berrogeita hamar mila biztanle baino gutxiago

hori aldatzera hau da guk planteatzen genuen ez izatea bateragarria

administrazio txikia izan udalerri txikia izan eta kargu publikoa uste genuen

dagokion ardura erantzukizuna eta dedikazioa

eta orduan hori ez genuen guk babesten babesten genuen edozein kasutan bateragarritasun hori kendu behar zela beraz hori da guk mantendu egiten dugun zuzenketa

botaziorako dakarkigun zuzenketa eta berarekin loturik zegoen beste bat jada guztiz koiunturala eta zera da amaierako xedapen bat

ez legea indarrean jartzen den egunean baizik eta hurrengo udal hauteskundeen ostean hain zuzen ere une honetan ez

pertsona batzuek egiten ari diren lana badirelako parlamentari esate baterako eta zinegotzi

orduan planteatzen genuen ez orain baizik eta hurrengo hauteskundeetatik aurrera beraz funtsean bi zuzenketa dira hiru

horregatik eta gure taldeak mantendu nahi ditu emandako azalpenengatik eskerrik asko

eskerrik asko mintegi anderea aurkako txandan parte hartu duenik

hasiko gara hamairugarrena artikulurako emendakinarekin

presidente andrea eta gure partetik ere bai labur labur arituko gara

ponentzian izan genuen jarrera bera mantenduko dugu eta mendia andreak

gizarte segurantzaren eraentza orokorrean sartzea eta langabeziagatiko pentsioa kobratzea ez da lege

beste lege baten gai bat da eta orduan aukera izango dugu hori lantzeko ez gaude

beste lege baten jorratu beharreko kontuak dira hauek eta mantentzen duzuen bigarren zuzenketari dagokionez ba guk pentsatzen dugu orain arte

berme egokiak eskaintzen dizkigula eta ez dugu beharrizana ikusten aldatzeko uste dugulako guztiz bateragarriak direla zinegotzi edo alkate eta kargu publikoa izatea eta kasu honetan mendia andreak gogorarazi digun moduan muga jarri egiten da berrogeita hamar mila biztanleko herria baino

eta legebiltzarkideok etxe honetan ez daukagu muga hori eta asko eta asko gara zinegotzi edo alkate eta legebiltzarkide

hemen kontuan eduki behar dena da ezin direla soldata bi jaso erakunde publikoetatik hori argi dago eta legeak horrela markatu

kargu publikoek ezin dutela ordain sari bat baino gehiago jaso administrazio publikoetatik eta hori da

ahaztu nik behintzat horrela ikusten dut behintzat gure lana ez da bakarkako lan bat ez da lan indibidualista bat baizik eta talde lana da eta

aukera ematen digula zinegotzi edo alkate eta legebiltzarkide edo kargu publikoa izateko eta esperientzia propiotik esan dezaket

eta herrialde ikuspegia izatea eta gainera hemen izaten ditugun hainbat eta hainbat debateetan hori azaldu izan da behin baino gehiagotan eta azkeneko zuzenketa aurrekoari lotuta dagoenez argudio berberak

ponentziako testua diktameneko testua defendatzeko

erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria mintegi andreak txanda dauka

politika ikusteko kontzeptu diferenteak dira noski talde lana da hor ez dago zalantzarik baina eremu guztietan bai

hemen eta edonon talde lana da lehen etsi egiten duguna

baina guk ikusten dugu bakoitzak eta aberasgarria bada aberasgarria izan daiteke hiruzpalau

baina guk uste dugu hain zuzen ere gure filosofia baldin bada zenbat eta handiagoa izan arduren banaketa eta jendearen partaidetza eta mundu guztiaren inplikazioa karguen metaketa hori

kontrako zentzutik doa kontrako bidetik doa iruditzen zaigu askoz ere aberasgarriagoa dela

egotea inplikatuta res publikoan ardura publikoetan zerbitzuetan hain zuzen ere kontrakoa baino hori bigarrenari dagokiola eta aipatu gabe

bai parlamentari lana edo kargu publikoaren lana eta zinegotzi edo alkatearen lana oso absorbenteak izan daitezke

egiten bada ez dut esaten tajuz egiten ez denik baina askoz ere hobeto

denbora gehiago dedikatuta hori batetik eta gero bestetik

ba zer nahi duzu esatea bai tratatu egingo dugu eta badakit filosofia hori daukagula guztiok eta hori defendatzera joan ginela

babestu zutela ideia bera eta sintonia egon zela baina testua gelditu den moduan eta gonbidatzen dut

hamairugarrena artikulua ez da hain zuzen ere ondo finkatzen ustez omen ideian daukagun asmo hori baina esaten dudan moduan denbora egongo da

honezkero lege hori eskuen artean eduki behar genuela

bat nator ere esaten duenean ekuadorrean gaudela eta lau lege baino ez ditugula ikusi eta lau egun eskas gelditzen dira

legebiltzar honetara heltzeko bederatzi lege lau egunetan

beraz denbora egongo da denbora egongo da baina guk uste dugu artikulua gelditu den moduan diktamenak jaso duen moduan ez dela guztiz jasotzen
ustez guztiok buruan daukagun ideia hori eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea

parte hartu nahi du bai mendia andrea zurea da hitza eskerrik asko labur eta

euskal talde popularrak bere zuzenketak erretiratu ditu baina euzko abertzaleak taldearekin aurkeztutako erdibideko zuzenketa

txanda dauka zuk ez duzu hitzik hartu behar ez

ordezkariak dauka aukera baina ez badu hitza hartu behar zuri uzten dizu ba zuk hitza hartu

txanda honetan bakarrik erdibidekoa defendatuko dot

moduan alderdi popularrarekin batera aurkeztu genion erdibideko zuzenketa bat lehenengo xedapen gehigarriari eta adostu genuen testua irakurriko dot guztiok

lurralde historikoei dagokielako finkatzea lege honek arautzen dituen kontu guztiak edo beste era batera esanda

foru erakundeei dagokie bai kode etikoari buruzko kontuak edota bateraezintasunen araubidea arautzeko eta era honetara koherenteak gara bi mila zazpigarrena urtean gure

legearekin dakizuen moduan ez zuen denborarik eman lege hori onartzeko eta legea bertan behera geratu zen

lurralde historikoak ere kanpoan geratu egiten ziren

baita ere lurralde historikoen legeak beren beregi aitortzen diete lurralde historikoei euren erakundeen

eskumena eta gaurkoan onartuko dugun lege honek gure ustez hiru kontu hauei ukitu egiten die horregatik

alderdi popularrarekin batera erdibideko zuzenketa hau besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea norbaitek aurka
beste norbaitek aurka hitz egiteko asmorik aurka bai bale

entre a decir algo en muchas materias nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andrea zurea da hitza

beraz eztabaida hori egin egin beharko da sakontasunean baina oraingo honetan aurreratu egiten dugu jatorrizko testuari emango diogula oniritzia eskerrik asko
eskerrik asko mintegi anderea erantzunen txandara euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andereak dauka hitza

labur labur zuekin konpartitzeko seguramente jakingo duzue

gai hau aztertzen duenean esaten du legegilearen aukera bat dela aplikazio esparruaren barruan eta kanpoan uztea lurralde historikoa kasu honi dagokionez kasu honetan gure taldearen ustez kanpoan

lurralde historikoen eskumenekoa delako lege honek arautzen dituen kontu guztiak

aurreratu dezaket bizkaiko foru aldundiaren asmoa dela

arautuko dituen foru araua onartzea legegintzaldia bukatu baino lehen beraz

dauzkaten eskumenak errespetatu egin behar dira gai honetan ere beterik ez eta
eskerrik asko eskerrik asko otadui anderea erantzunen bigarren txandan mendia anderea

tanto gusta eskerrik asko mendia anderea

ez du hitzik hartu behar jarraian erreserbatutako zuzenketak batera defendatuko ditu mistoa upyd taldearen

aurkako txanda nork parte hartu nahi du aurkako txandan

baino gehiagok egiten du erreferentzia epe kontuari bi urtetik bosterako luzapen hori proposatzen du eta behin baino gehiagotan ere aipatu egiten da

beste zuzenketa batzuei mendia andreak eman duen azalpena egokia da

bata bi urtetik bost urtera luzatzearena

oztopagarria bihurtu daiteke hainbat arlotan beraz jatorrizko testuarekin bat gatoz uste dugulako

ekarriko lukeena da askotan lagundu baino oztopatu

zerbitzu publikoan dedikatuko diren jendeen aldetik halako erabakiak hartzeko

testuak esaten du herritarren hizkuntza eskubideak baliatzea bermatuko dute

hortik aurrera ez du onartzen ez zaio gustatzen

euskararen normalizazioa bultzatzea bereziki aintzat hartuta eta haren erabilera sustatuta eta hori ez zaio gustatzen ez zaio gustatzen bermatzea eta sustatzea

zerorrek ikusi zenuen eta ni poztu egiten naiz asko bakarrik gelditu zinela

hau da beste talde guztiek ez genuen babestu ez genuen onartu zure eragozpen hori zuk

sustatzea eta hizkuntzaren normalizazioa eta orokorrean hori da kalean ere dagoen proportzioa hau da hemen dagoen ordezkapena da kalen ere dagoena hau da kalean ere ez da babesten

bultzatzea eta ez onartzea beraz ni poztu egiten naiz gaur zuzenketa hori atzera botako dela eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea

lurralde historikoei eta toki erakundeetako kargu publikoei legea aplikatzea edo ez aplikatzea hori eztabaidagai izan dogu

lurralde historikoetako kargu publikoek euren kodigo etikoa izan beharko dutela baina euren eskumena dela hori onartzea

euskarari dagokionez gure taldeak uste du euskara bultzatu egin behar dala

jaso da herritarrekiko printzipioen artean euskararen normalizazioa bultzatu beharko dutela kargu publikoek eta horrekin guztiz ados gaude beraz diktamena babestuko dogu zalantza barik gero

kargu publikoei ezartzen zaien bi urteko muga erabakirik hartu ez dezaten aldez aurretik eurek parte hartu duten enpresa edo sozietateetan uste dogu bi urteko muga hori nahiko bermea

gehiegi iruditzen zaigu eta gehiegi iruditzen zaigu uste dugulako baldintza horietan zuk hainbat epe luzatu egiten dituzu bi urtetik bost urtera eta nork gurako dauen gobernura

horrelako mugekin eta guk behintzat argi daukagu gura dogula publikora jenderik onena dedikatzea

erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna erantzunen txandan nork parte hartu nahi du bai mintegik ez ba zurea da hitza

erreserbatutako zuzenketak guztiak batera defendatzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andereak dauka hitza

eskerrik asko dakizuen moduan gure taldeak berrogeita hamazazpi zuzenketa aurkeztu zizkion

zuzenketa hauetariko gehienak gainontzeko taldeekin adostu egin ditugu horregatik eskerrak ematea gainontzeko taldeei adostasunetara heltzeko izan duten borondate eta asmo horregatik eta bakarrik bi izan dira

lehenengoa jadanik defendatu dut hau da hain zuzen ere lehenengo xedapen gehigarriari egindako alderdi popularrarekin batera eta mantentzen dugun bigarren zuzenketa da hain zuzen ere bigarren xedapen gehigarriari

eta hemen espiritua berbera da gauza bera da guk pentsatzen dugu toki erakundeetako kideek euren arau propio eta bereziak dituztela eta pentsatzen dugu ez dela egokia lege hau udaleentzat

toki mailako erakundeetako kargu publikoei aplikatu beharreko kode etikoa udal legean jasoa izatea eta horregatik mantendu egiten dugu gure zuzenketa besterik ez

aurka nork parte hartu nahi du mintegi

zurea da hitza zure baimenarekin eskainutik egingo dut presidente andrea

direla eta gainera udal autonomia errespetatu egin behar dela eta pentsatzen dugu osoko bilkurak

udaletxeetako kode etikoa onartzeko besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko ditugu emendakinak taldeka bozkatuko ditugu printzipioz norbaitek baten bat ateratzea nahi badu

emendakin guztiak alderdi popularrak seigarrena kanpo uztea eskatu du

izango lirateke bat bederatzi hamar hamaika hamabi hamairu hamalau hamabost hamasei hamazazpi hemezortzi

eta sei gero bozkatuko genuke ados bale orduan bozkatuko ditugu esandako guztiak upyd taldearen zuzenketa guztiak seigarrena kanpo utzita bozkatu dezakegu

esandako zuzenketa guzti horiek ez dira onartu orain upydren seigarrena zuzenketa

hirurogeita lau ez ondorioz ez da onartu zuzenketa hau ere ez jarraian

emendatuta daudenak bi zortzi hamar hamairu hamasei hemezortzi hogei hogeita bi eta hogeita hamairu orain hauek dira

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai ondorioz testuko artikuluak onartuta geratu dira jarraian eh bildu taldearen emendakina bozkatuko ditugu laurogeita hamabost laurogeita hamasei eta laurogeita hamazazpi zuzenketa bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ez ondorioz ez dira onartu eh bilduren zuzenketa jarraian hamairu

iragankor berria xedapen iragankor berria gehitzea bozkatuko dugu

xedapen iragankor berria gehitzea hauek emendatu dutena

bozkatu ditu ez du bozkatuko bale hau ez da bozkatzen bale lasai denak

zuzenketa bozkatuko dugu kentzeko ehun eta berrogeita lau artikulua hori daukat bozkatu dezakegu

zeren bestea erdibidekoa da ez ados

mendia

hirurogeita hamabost eman dugu

hogeita hemezortzi ez hamar abstentzio ondorioz ez da onartu zuzenketa eajren zuzenketa bigarren xedapen gehigarriaren bozketa egingo dugu jarraian ados

ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da bigarren xedapen gehigarria jarraian eaj eta ppren erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hemezortzi ez ondorioz

zuzenketa jarraian bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik gabe dauden artikuluak hau da batetik

xedapen gehigarria bozkatu behar dugu bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da lehenengo xedapen gehigarria jarraian bototara jarriko dugu

batetik hirura zazpitik bederatzira hamaika hamabi hamalau hamabost hamazazpi hemeretzi hogeita bat hogeita hirutik hogeita hamabira hirugarren laugarren bosgarren eta seigarren xedapen gehigarriak lehenengo bigarren eta hirugarren xedapen iragankorrak

eta orotara zioen azalpena eta legearen izena ados bozkatu dezakegu

aho batez onartu dira eta ondorioz onetsita geratzen da kargu publikodunaren jokabide kodea eta haien interes gaztakak arautzen dituen

gai zerrendako bigarren puntua zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko aurkeztutako legegintzarako herri ekimeneko

banatu zaizue dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horrenbestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrondo andrea zurea da hitza

egun on guztioi esan den bezala gaurkoan legebiltzarrak herritarren lege

ari gara lehenengo eta behin gogora ekarri nahi dugu proposamena herritarren lege ekimenak

dituen helburuak hau da administrazioen azpikontratetan klausula batzuk jasotzea besteak beste lan baldintzak babesteko

enpresa aldatuz gero subrogazio laborala ematea edota zigorrak arautzea betetzen ez dutenentzat azken batean

hitz egiten ari gara lan baldintza duinak babesteko proposamen bat guztiz beharrezkoa da kontuan hartzea

eta horretarako errealitatea ikustea edota komunikabideak begiratzea besterik ez dago egoera penagarria

onartezina da ere aipatuko ditut adibide moduan azken asteetan ezagututako hainbat bidegabekeri horietako batzuk gasteizko salburuako gizarte etxearen eraikuntzaren kasua san mamés

bilboko portuan egiten ari diren lanetan gertatzen ari direnak beste asko eta askoren artean gainera dakigun bezala

lan baldintzak okertu eta prekarizatu egin dira eta baita nola ez administrazioan eta administrazio publikoetako azpikontratetan

subrogazio kasuetan gertatzen dena hitzarmen kolektiboen aplikazio eza kasu batzuetan edo soldata eskala bikoitzak

legebiltzar honetan hor dugu adibide bat subrogazioz subrogazio

azpikontrata bat azken batean gaur egun ez dira bermatzen baldintza justuak azpikontratazioetan eh bildurentzat

garrantzi handia dauka eta aspalditik gaude eskatuta eta konprometituta klausula sozialen

ezarpenekin enplegua zaindu lehen esan dudan bezala eta enplegu

bermatu behar dira hau ere askotan entzun diguzue defendatzen legebiltzar honetan hor dago gipuzkoako foru aldundiak lan obra publikoetarako ezarritako klausulak lehiaren

errekurrituta eta gainera bere suspentsioa eskatu zuena epaile batek esan behar izan zuen ez zela zilegi eskaera hori egitea hor dago ere

eta onartutakoa legebiltzar honetara aurreko hizlariak itxaso jaunak

egon direla mahai gainean eztabaidatu ditugula eta ekarri ditugula alderdi ezberdinak ere gai honen inguruan gizarte klausulaz eta gu gizarte klausurak hitz egiten dugunean esparru zabal bati dagokien gaiei buruz hitz egiten ari gara poliki poliki

aurreratu dela baina guztiz eskasa da oraindik egoera tamalgarri asko ematen dira eta beraz uste dugu asko dagoela

egiteko guzti honen aurrean jaurlaritzaren jarrera

ulergaitza gure ikuspuntutik eta nahiko lotsagarria badirudi ez dela nahikoa gaur egun gizarte klausulak ez aplikatzea

ez da nahikoa zuen arauak ez betetzea merkatu erreserben kasuan bezala orain ezetz esaten diozue ere

aurkeztutako herritarren ekimenari hobeto esanda bere tramiteari eztabaidari ezetz esaten diozue

ez gaude edukia eztabaidatzen baizik eta tramitera onartzea edo zakarrontzira botatzea

eta zer dio jaurlaritzak bere txostenean ezetza emateko arrazoi nagusia da aurretik ere aipatu da gai batzuk auzi bidean daudela hori da jaurlaritzak diona gure ikuspuntutik aitzaki

herri honetan ia dena dago auzi bidean baina hori ezin da izan inolaz arrazoia dauden beharrei edota ematen diren injustiziei aurre

erabakiak hartzeko eztabaidari atea ixtea nolabait prekarietatea mantentzearen alde egitea da

ematen ari diren bide bat bidegabekeriei aurre egiteko neurriak hartzeko eztabaidatzeari ezezkoa ematen dio jaurlaritzak bere txostenean kasu honetan klausula sozialak

eztabaidari lehiaren euskal agintaritzak ipinitako salaketa dela

eta aurreko hizlariak lehen esan duda bezala ere itxaso jaunak hitz egin du gai honetaz

eztabaidatu izan dugu gai hau kamara honetan ere eta

nahiko zentzugabea dela iruditzen zaigu eta horrela defendatu izan dugu hemen

jaurlaritzaren txostenari buruz hitz egiterakoan benetako arrazoiak gure ustez horiek ez direlako

proposamenak kontuan hartzen badugu ematen diren basakeriak bideratzeko eta eragozteko eta horrela

areagotzen doa asko hitz egin da eta hitz egiten da elkarrizketaren beharraz asko hitz egiten du

baina gero kasu honetan bezala eztabaida eta elkarrizketa eragozten du eragozten du elkarrizketa eragileekin kasu honetan

eta baita legebiltzarkideekin ere gure iritzia jarrera gai honekiko argi dago alde batetik gaiak duen garrantziagatik beharrezkoa eta arrazoizkoa delako

instituzioetatik tramitera onartua izateak denoi ematen digu aukera proposamenak egiteko eta gaiaz

jendartera ireki behar dela behin eta berriro entzuten dugu ere une honetan herri ekimen legegile bat aurkeztea izugarrizko esfortzua

aurkeztu nahi duten eragileentzat eta espero dugu onartua izatea horregatik bada ere

gerta daiteke tramitera ere onartua ez izatea

proposatzaileen parte hartzea ez da bermatzen modu egokian ere gure ikuspuntutik gaur ere proposatzaileek aukera izan beharko lukete hemen beraien

lehen esan bezala eh bildun ez dugu zalantzarik eta laburbilduz esango nuke guretzat gaia larria dela azpikontratetan dauden langileen lan baldintzak daudela jokoan

inoiz baino beharrezkoak direla ezartzea herritarren lege ekimen bati tramiterako eztabaidarako bidea eman behar zaiola uste dugula eta oso larria izango litzatekeela horrela ez izatea

espero dugu guzti honengatik aukera izatea aurrerantzean gaia eztabaidatzeko eztabaida hau egin behar da egin nahi dugu
eta gure aldeko botoa jasoko du eskerrik asko eskerrik asko arrondo anderea kontrako txandan nortzuk parte hartu behar duzue

erantzuteko txanda dago erantzuteko txandarik ez

aulkitik zure baimenarekin bakarrik gauza bat aipatzeko gaur hemen herri ekimen legegile baten aurrean ematen ari den isiltasuna aipatu nahi dut iruditzen zaidalako ez dela
bidezkoa hori ez da barkatu arrondo anderea nola ez dela

hori ez da eztabaidaren parte parte hartzen du nahi duenak nahi ez duenak ez du parte hartzen ez erantzuteko ez ez daukazu hitza barkatu ez daukazu hitzik

eztabaida amaituta botoetara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi bai

onartuta geratu da aintzat hartzea jarraian boto esplikazioa izango da baina boto esplikazioa besterik ez maneiro jauna zurea da hitza

esan dugu asunto inportanteak planteatzen ditu

betebeharra da zuzenketak aurkeztuko ditugu eta espero dugu laguntzea legerik onena edukitzen

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

otadui andrea

eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

agurtzea eta ongi etorria ematea baita ere herri ekimen legegile hau bultzatu duten promotorei

botoa azaltzeko txanda honetan parte hartuko dut euzko abertzaleak taldearen iritzia finkatzeko ezaguna da jaurlaritzaren irizpidea gai honekiko eta ezaguna da

hainbat administrazio organoek egindako zenbait

eztabaidagai dugun klausulen antzerako kontratu klausulak ezartzearen legezkotasuna

gobernatzeko ardura daukan taldearen ikuspuntutik gobernuek erantzukizunez kudeatu behar dituztelako

original besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea
gai zerrendako hirugarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko euzko abertzalek eta

lege proposamena lurzoruari eta hirigintzari buruzko bi barra bi mila sei legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizue dokumentazioa

aldeko txandan zeintzuk parte hartu behar dute aldeko txandan

euzko abertzaleak taldearen ordezkariaren aldaiturriaga jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak egunon guztioi

euzko abertzalea eta euskal sozialistak legebiltzar taldeok ekimen bateratua aurkeztu dugu datorren

hogeitik aurrera gure udaletako askotan aurrikusten den arazo bat

por los restantes grupos para su toma en consideración besterik ez eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

bai egun on guztioi lehenengo eta behin guretzako nahiko bitxia da gaur eztabaidagai daukagun proposamen hau hitz gutxitan azalduta

lege horretan zortzi urteko epea ematen zen

udalei lege hori betetzeko eta ez dugunez egiten duguna da epe hori luzatzea nik uste nuen legeak betetzeko egiten zirela

eta nik horretan kasu egiten diot legeak betetzeko egiten direla

eztabaida estatu mailan egiten diren legeen inguruan eta eusko jaurlaritzaren sailburuek esaten digutena da legeak betetzeko egiten direla uriarte

inguruan abortuaren legean inguruan edo beste eztabaida hori eduki dugu eta euzko alderdi jeltzalearen mezua da legeak betetzeko egiten direla eta inondik inora intsumisioa ezin dela egin kasu honetan intsumisioa ez egiteko egiten duguna da legea aldatu irailaren hogeian

ez denez beteko lege hori egiten duguna da epea

ez dut uste oso eredugarria dela herritarrei mezu hori administrazioak lege bat egiten du administrazioa bera da bete behar duena

bete ahal izateko hori lehenengo gogoeta bezala

ez da soilik esaten zortzi

izan ez dugunez beste zazpi urte luzatu dezagun lege hori betetzeko baizik eta beste

eta kasu honetan bat egiten dut damborenea jaunarekin eta esaten dena da sailburuaren kasu honetan eskumenak edukiko dituen sailburuaren eskuetan geratuko dela ez soilik

luzatu daitekeela baizik eta arinago murriztu ahal dela baina inongo irizpiderik ez da ezartzen eskumen hori ematerako orduan sailburu baten eskuetan uzten da hamabost urte baino gehiagotan lege bat betetzea ala ez

murriztea epe hori zer irizpidepean hori zergatik

testu hau defendatzerako orduan segurtasun juridikoa bermatu behar dela

ezarri barik bere eskuetan uztea

betetzea ala ez baina goazen

zioen azalpena esaten da

hirigintza planeamendurako instrumentuak idazteak duen kostu ekonomiko handia ezta horiek ordaintzeko baliabide falta ere eta egia da

plan jeneral bat edo arau subsidiario batzuk aldatzea bere kostu ekonomikoa dauka eta denboran ere

izaten da baina irakurri dut gero artikulatua jakiteko horri erantzun bat emateko zer proposatzen duzuen zeren hori badakigu

are gehiago esango nuke datuek hor daude bizkaian

zeuden aurrekontuetan gaur egun berrehun mila euro daude

gutxiago onartzen dugu testuan zioan

udalerrientzako plan jeneral bat aldatzea baina egiten duguna da dirulaguntzak murriztu horretarako

biztanle baino gutxiago duten herrientzako eta besteentzako zer

biztanle baino gutxiago duten herrientzako dirulaguntzak dute

eurek onartu behar dute diputazioak plan orokor horiek eta besteak

ez koste gehiago edukiko dutenei horiei ez

gai honen inguruan zeresanik baduela dena den

horretaz ezer esaten eta zenbat bider egin dugu berba hemen praktika oso txar bat egon dela legeak onartu administrazioari betekizun ekonomikoak jarri baina gero ez esan nondik lortzen den finantziazio hori eta hemen hori da

egin zena eta berriro ere egiten duzuen akatsa beraz guretzako honetan ere ez da betetzen inongo helbururik edo gaur egun dauden arazoak ez dira inondik inora

baina jarraitu dezagun zuen zioen azalpena irakurtzen eta funtsean esaten duzuena da epe hori luzatzen ez bada

edo arau subsidiarioak dituzten udalerriek segurtasun juridikorik gabeko egoera batean aurkituko lirateke eta gaur

hori aipatu duzue baina gero ez duzue azaldu zertan datzan segurtasun juridiko falta hori

eta irakurtzen dut eta ikusten dut hiri antolaketa garatzeko tresna guztiak plan partziala plan bereziak egikaritza unitateak

legean dauden xedapenak zuzenean aplikatu behar dituztela zertan datza orduan segurtasun juridiko falta hori

edozein udalerria bere hiri antolaketa garatu nahi baldin badu bete behar du

orduan zertan datza segurtasun juridiko falta hori ez dut ulertzen eta ez dugu ulertzen eta gainera ados gaude

onartutako legedia aplikatu beharko litzatekeelako eta uste dugu guztiekin eta konpondu behar diren gauza guztiekin nahiago dugula

aplikatu behar direla eta ez lehengo legediakoak

hau inondik inora soluzio bat denik gaur egun egon al diren arazoei inongo soluziorik ematen ez dion proposamen bat dela ez dugu ulertzen zer egon leiken horren atzean

luzatzeak ez duela ezer bermatzen hamabost urte ematen diogu orain

eta hamabost urte pasatzerakoan ez bada betetzen zer beste hamabost urte

eman behar die ez da ezer bermatzen epe luzaketa honekin eta gainera sailburu baten eskuetan

segurtasun eza hori guretzako areagotu egiten du proposamen honek beraz

arrazoiak eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko txandara pasatuz
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jauna zurea da hitza

amaitu denez botoetara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez